egun on guztioi osoko bilkurari hasiera emango diogu gai zerrendako lehenengo puntua bateraezintasunen batzordearen irizpena euskal irrati telebista herri erakundeko administrazio kontseiluko iker merodio urbaneja jaunaren bateragarritasun egoeraren gainean egina

batzordeko kideren batek irizpenaren alde edo kontra hitz egin nahi du besterik gabe bateraezintasunen batzordearen irizpena bozkatuko dugu bozkatu dezakegu

emandako botoak hirurogeita hamaika bai hirurogeita hamaika aho batez onartu da

ekitea dagokigu eusko legebiltzarreko erregelamenduaren

legebiltzar talde bakoitzak bost minutuko txanda dauka talderen batek parte hartu nahi du ez

artikuluak dionari jarraituz txartelen bidez egingo da hautaketa hala ere beste aurrekari batzuk ikusirik eta hautagai alternatiborik ez dagoela kontuan izanik proposatzen dizuet oraingo honetan izendapena bozketarik gabe egitea legebiltzarkideren batek eragozpenik ez

beraz iker merodio urbaneja jauna euskal irrati telebista herri erakundeko administrazio kontseiluko kide izendatzen dugu gai zerrendako

lege proposamena herritarren lege ekimenari buruzko ekainaren hogeita seiko zortzi barra mila bederatziehun eta laurogeita sei legea aldatzekoa aintzat hartzeari buruzko eztabaida eta behin betiko

irakurri gabe eztabaidari ekingo diogu aldeko txandan nortzuk parte hartu behar dute

aurkako txandan aldeko txandan gorka maneiro jauna zurea da hitza

hurbildu eusko legebiltzarra hiritarrei hurbildu

gracias eskerrik asko maneiro jauna euskal talde popularraren ordezkaria den barrio jaunak dauka hitza

eskerrik asko barrio jauna alderdi sozialistaren ordezkaria unzalu jauna zurea da hitza

eskerrik asko presidente anderea lehendakari sailburu jauna

unzalu jauna aurkako txandara pasatuko gara lehenik eh bildu taldearen ordezkaria den lópez de munain legebiltzarkideak dauka hitza

eskerrak erabili izan dituen hainbat kontzeptuarekin gertatu den moduan parte hartzearekin ere gauza bera gertatu da alienatua izan da kontzeptua

hay que reconocer que ustedes lo han logrado parte hartzea ez litzateke administrazioaren maila gorenetik begiratutako zerbait izan behar administrazio gehienek erakunde askok kontrol sozialerako

guztiok ezagutzen dugu zer gertatu den ganbara honetan eta beste ganbara askotan aurkeztu diren herri ekimen

edo parte hartzearen kultura errotuagoa duzuenok esango duzue guk proposatzen duguna erradikalegia dela

jauna erantzunen txandara pasatuz mistoa upyd taldearen ordezkariak dauka hitza

jauna eztabaida amaituta bototara jartzen da lege proposamena aintzat hartzen den ala ez bozkatu dezakegu

ondorioz aintzat hartzen da jarraian boto azalpenaren txanda

eskerrik asko presidente andrea lehendakaria sailburu

botoa azaltzeko txanda honetan parte hartzen dut dakizuen moduan jaurlaritzak aintzat hartzearen aldeko iritzia eman zuen eta horregatik

aldekoa izan da horregatik beharrezkoa da ezinbestekoa da

gizartearen kohesiorako eta gizarteak ere aurrera egiteko

konpontzearen alde lan egingo duela sinestea administrazioak funtzionamendu gardena objektiboa eta berdintasunean oinarritutakoa

beharrezkoa da gardentasunean eta partehartzean aurrera egitea gero eta administrazio hurbilagoa izan dezagun

hauteskunde programan konpromisoa hartu genuen administrazio eragingarria eta euskadi partehartzailea bultzatzeko eta konpromiso horiek

eta legegintzako herri ekimenari dagokionez proposatu genuen beharrezko sinadurak murriztea urkullu lehendakariaren gobernu programan

administrazio eraginkorra eta gardena eta administrazio irekia bultzatzeko eta neurri horietarik bi

euskadiko herri administrazioari buruzko legean herritarren partaidetza indartzeko bideak ezartzea lege hau datorren urteko lehen sei hilabeterako

bertan jorratuko dira besteak beste gardentasuna informaziorako eskubidea eta partehartzea hauek dira azken finean gobernu irekiaren edo gobernu egokiaren gida lerroak eta bigarren ekimena

metodologia partehartzailearen bidez aurrera eramango da ekimen hau

ekimen hau datorren urteko bigarren sei hilabeterako edukitzea

ekimenaren aurrean eta hau da hain zuzen ere herritarren partehartzea bultzatzeko

landu alderantziz gure ustez mota honetako ekimen bat ondo txertatua egon behar da hausnarketa prozesu sakon eta

eta horretara dator hain zuzen ere aipatu berri dudan partehartzeari buruzko liburu zuriaren ekimena

zuri hori egiteko metodologia partehartzailea izango da uste dugulako mota honetako proposamen bat eredugarria

herritarren gogo eta partehartzea eta euren iritzia prozesura ekartzeko eta seguramente liburu zuri horren ondorioetariko bat izango da

aldatzea baina agian ez bakarrik mugatuta legegintza ekimenei zergatik ez da ahalmen hori proiektatzen adibidez gobernuak

ondorioetan esatea baita ere

lege proposamen honek erredakzio tekniko juridiko aldetik okerrak dituela eta

zuzenketak egiteko edo gure ekarpenak egiteko honen inguruan gero

euskal herria bilduko ordezkariari esatea beno egia dela

zuek bultzatzen duzuen partehartze modelo hori asanblearioa da non

beti parte hartu egiten duten betikoek pertsona gutxik egiten dute eta gai askoren inguruan iritzia ematen dutenak

beldurrik gabe azpimarratzen dut beldurrik gabe zeren orain arte badakigu

foro asanbleario horietan gure ereduak pertsonekiko hurbiltasuna bilatu nahi da eta

gure helburua delako pertsona politika publiko guztien izatea eta gero aipatu diguzu gipuzkoako foru aldundiko adibideak ipini dizkiguzu partehartzea nola bultzatzen duzuen eredu lez

saiatuko naiz zuen kontraesan batzuk azaleratzen
otadui andrea explicación de voto da zure botoaren esplikazioa

eskerrik asko eskerrik asko zuri gai zerrendako hirugarren puntua mozioa gorka maneiro labayen mistoa upyd taldeko legebiltzarkideak aurkeztua

lan araudia ez betetzeari buruz eztabaida eta behin betiko ebazpena proposamena egin duen taldearen txanda mistoa upyd maneiro jauna zurea da hitza

maneiro jauna zuzenketak aurkeztu ez dituzten taldeen txandara pasatuz euskal talde popularraren

al consejo de gobierno nada más y muchas gracias eskerrik asko itxaso jauna euzko abertzaleak taldearen ordezkariaren amaia arregik dauka hitza

lan araudia ez betetzeari buruz eta horren ondorioko mozioa eztabaidatzen hasi gara gaur egia esan

ordea aburtu sailburuaren azalpenak datu zehatzez josita

pentsatu genuen nahikoak izango zirela maneiro jaunaren jakinmina asetzeko

baina argi dagoenez ez zen horrela izan eta hemen gaude mozio hau eztabaidatzen maneirok esandakoaren arabera datu zehatz gabe

berriaren eraikuntzan kaos itzela egon dela ez direla inolako lan araurik errespetatu langileak lan egoera oso latzean egon direla lanean

ez dutela ezertxo ere egin beste aldera begira egon direla eta hau ez da egia baina esan dudan bezala aburto sailburuaren erantzuna

eusko jaurlaritzak jarraipen zorrotza egin dio obra honi beste guztiei egiten zaien bezala eta llanos andreak berak alderdi popularreko ordezkariak

si se ha hecho y se está haciendo beraz argi gelditzen da lan ikuskaritza bere lana ondo betetzen ari dela san mamés berriaren obren jarraipen zabala

eta nahiz eta oraindik datuak aztertzen jarraitu duten informazioaren arabera hirurogeita zazpi enpresetatik

hiruk ematen du ez dituztela soldatak bizkaiko lan hitzarmenaren arabera ordaindu hori esan zuen sailburuak

prozedura amaituta dagoenean beharrezkoak diren azalpenak emateko edota informazioa legebiltzarrera ekartzeko beraz zertarako gaurko mozioa

mozioaren lehen puntua onartzeko ados geundelako eskatzen zuenarekin azken batean lan araudia betetzea eskatzen baitu eta bigarren puntuari dagokionez eta emandako azalpenak entzunda gure ustetan lan ikuskaritza lan bikaina egiten ari da eta ez da unerik egokiena sarritan diogun bezala

pertsonalak indartzeko beraz indartu ez lagundu euren lana

bai eta horregatik sinatu dugu erdibidekoa eta espero dugu

onartu egingo duela besteok adostutako zuzenketa eta

esan du azalpenak emango dizkizula beraz berari utziko diot

bixen jauna eskerrik asko arregi

eskerrik asko presidente andrea lehendakari sailburuak legebiltzarkideok egun on

esanguratsuenetakoa omen da edo behintzat horrela azaldu digute behin eta berriz proiektuaren babesle nagusienak gogoratu nahiko nuke san mames barria sozietatearen

osatzen dutela kutxabank athletic club eusko jaurlaritza

eusko jaurlaritzaren ekarpen ekonomikoa bazkide bezala arduratzen gaituena gutxienez berrogeita hamar milioi eurotakoa da berrehun milioitik gorako aurrekontu osotik horietatik

ehun eta hamar milioi baino gehiago jarri dituzte modu ezberdinetan baina obra hau hein handi batean diru publikoarekin ordaintzen ari bada ere kezka handiarekin ikusi ahal dugu

aurretik hitz egin dutenek esan duten bezala egunero hamar hamaika eta hamabi orduko lanaldiak astean zazpi egunez eta bizkaiko eraikuntzaren hitzarmenak ezarritakoa baino ehuneko berrogeita hamar txikiagoak diren soldatekin sindikatuek eta langileek eurek

onartezina da guretzat diru publikoarekin finantzatutako obretan lan baldintza onartezinetan aritzea gehiegizko lanaldiekin eta soldata eskasekin

berriz ere diogu bizkaiko eraikuntzaren hitzarmena betetzea derrigorrezkoa bizkaian eraikitzen ari den obra delako une honetan modu bakarra baita sektoreko langileen baldintzak betetzen direla bermatzeko ezinbestekoa da betebeharreko neurriak hartzea

obra publikoetan lan hitzarmenak betetzea eskatzen zuen ekimena onartu zen eta argi dago ez dela betetzen ari qué mejor ejemplo de la eficacia de esta democracia representativa tan

gainera erakunde publikoek sustatutako obrak eredugarriak izan behar dira laneko segurtasuna eta lan baldintzak errespetatzeari dagokionez kasu honetan bizkaiko eraikuntzaren hitzarmena betetzearen derrigortasunak langileentzat baldintza duinak bermatu ez ezik

ituna betetzen duten eta betetzen jarraituko duten enpresentzat positiboa da beraz bizkaiko gizarte osoarentzat onuragarria den neurria da

eskerrik asko itxaso jauna euzko abertzaleak taldearen ordezkaria arregi andrea zurea da hitza

matute jaunak dauka hitza eskerrik asko

bototara jarriko dugu upyd mistoa euskal talde popularrak euskal talde sozialistak eta euzko abertzaleak sinatu duten erdibideko zuzenketa

emandako botoak hirurogeita hamabost bai berrogeita hamalau abstentzioak hogeita bat ondorioz erdibideko zuzenketa onartuta geratu da

aurkeztua hezkuntza sailak oinarrizko hezkuntzarako euskal curriculumaren markoa landu eta garatzeko planaren inguruan duen politikari buruz eztabaida eta behin betiko ebazpena proposamena egin duen taldearen txanda

oyarzabal jauna zuzenketak aurkeztu dituzten taldeen txandara pasatuz euskal talde

eskerrik asko celaá anderea mistoa upyd taldearen ordezkaria den maneiro jaunak dauka hitza

legebiltzarburua lehendakari sailburu eta legebiltzarkideok egun on ez da gai honen inguruan hitz egiten dugun lehen aldia eta iruditzen zait ez dela azkena izango

makina bat aldiz aritu gara kontu honen inguruan batez ere uriarte sailburu andrea beste hainbatek ere asko hitz egin du baliteke gehiegi hitz egin izana eta batez ere gehiegikeriak esateko izana gaur ere

eta geroago heziberri bi mila hogei izena hartuko zuen proposamenaren zirriborroa

proposamen irekia aurkeztu zienetik ekarpenak jasoko zituen dokumentua

hamabost egun ere ez dira igaro sailburuak kontroleko plenoan hemen bertan horren inguruko hainbat interpelazio eta galdera erantzun zituenetik

heziberri bi mila hogei ekimena abian jartzeko jaurlaritzak eta hezkuntza eragileek bilera egin eta elkarlanean aritzeko adostasuna aritzeko konpromisoa agertu zutenetik are gehiago astelehen honetan

sailburuak agerraldia egin zuen batzordean heziberri bi mila hogeiren inguruko zehaztasun guztiak emateko hortaz esango nuke azalpen asko emanak daudela egon zitezkeen zalantzak eta ustezko susmoak usatuta egon beharko liratekeela adostasuna izan baita eusko jaurlaritzaren ahotik gehien entzun den

ahotik ere adostasuna consenso adostu consensuar elkarrizketa diálogo

hasteko jakinekoa denez oso positibotzat jotzen dugu abian jarritako ekimena baina hori bezain positibotzat jotzen dugu eragileek lankidetzarako erakutsi duten jarrera eta gogoa izan ere eragile horien laguntzarik gabe ezinezkoa hau abian jartzea ez behintzat guk euzko alderdi jeltzaleak hezkuntza gaiak lantzeko orduan dugun ikuspegitik bai ordea beste batzuk

eta gogorarazi nahi nioke oyarzabal jaunari ez dezala gezurrik esan izan ere eragile horien artean guztiak inondik inora ere ez dira abertzaleak denetik dago legebiltzar honetan bezala baita alderdi popularrekoak ere ia ados dauden edo ados ez dauden proposamenari berari dagokionez eduki zehatzez baino

hitz egiteko eguna dela uste dugu elkarlanean eta zintzotasunez gogoeta egiteko aukera ematen duen proposamena dela uste dugu batez ere proposamen irekia

eta guztien diodanean guztien esan nahi dut hezkuntza eragileak eragile sozialak eta politikoak guztiok izango dugu parte hartzeko

eta horrek zerikusi zuzena du oyarzabal jaunak bere ekimenean proposatzen duen adostasun beharrarekin hainbat dira adostu beharreko kontuak

horregatik aztertu behar dugu norantz joan behar duen euskal hezkuntza sistemak bere osotasunean aurretik dituen erronkei erantzuteko nola egokitu

diren ildo estrategikoei hobekuntza hori gauzatzeko aldaketak behar ahal dituzten indarrean dauden curriculumek eta hala bada zertan eta zein zentzutan egin behar diren aldaketa horiek eta horretaz gain legean ze kontu beharko liratekeen baina horren inguruan gogoeta egiteak ez du esan nahi gai zehatzak

andreak aipatutakoak ala beste batzuk lantzek ari ez garenik porque es increíble como la señora celaá

bere osotasunean lehendakariak eta sailburuek ondo baino hobeto dakite zein den euren jarduera esparrua eta errespetatu egin dute orain arte eta hala egingo dute

hizkuntza eta kultura bera konpartitzen dutenek osatutako komunitatean euskal herrian lankidetzarako bideak jorratu ezin direnik gai horiei

lankidetzarako bideak inolaz ere inposaketak eta guk gure esparrurako jarri dugu agian egitasmo hau gure eremurako

beste batzuek nahi izan ezkero euren borondatez erreferentziatzat hartu ahal izango dute guk defendatzen dugun sistema

egoeraren araberako aldaketa politikoetatik salbu malgua eta solidarioa ikasle guztientzat aukera berdintasuna bermatuko duena marko egonkor eta iraunkorra proposatzen dugu etengabeko erreformak batekoak ala bestekoak alde batera utziko dituenak eta horretarako beharrezkotzat jotzen dugu

beharrezkoa izango da gu guztiok errealitatearen diagnostiko ona egitea eta erabaki egokiak hartzea hori zen gure zuzenketan jasotzen genuena

zuzenketa hori bat dator bi mila hamabiko hauteskunde egitasmoan euzko alderdi jeltzaleak esaten zuenarekin

esaten genuen adostasun politiko eta sozial zabala sustatzea

izan behar zuela hezkuntzaren egitura gorpuztu eta koherentziaz jantziko zuena eta iruditzen zaigu proposamen honek bide eman dezakeela gure helburu hori

gaurkoa guk ez dugu arazorik kontu honetaz hitz egiteko eztabaidatzeko baina tokatzen denean gure jarrera zein den ondo

kontra gaude eta eskura ditugun tresna guztiak erabiliko ditugu euskal hezkuntza sisteman kalterik

egon ez dadin baina laster eztabaidatuko ditugu horren inguruko hainbat

batzordean esan bezala eragileek lezio bat eman diote eusko legebiltzar honi izan ere eragile bakoitzak hezkuntzaren ikuspegi propioa izanda ere horri uko egin gabe gai izan dira adostasuna lortzeko horixe bera egin beharko genuke gure ustez hemen ordezkatuta gauden talde guztiok